egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

erretiratu eginda eta hirugarren puntua beste baterako utzi da aldez aurreko gaia mozioa

udalen legearen legez besteko proposamenaren inguruan mozioari dagokionez behin betiko ebaztea apirilaren hiruko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

adierazitakoari jarraituz berdinketa izan zen euskal sozialistak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren lehenengo puntuaren bozketan erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu lehen puntua

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamabost ez

ondorioz onartuta geratu da

euskal sozialista taldeak aurkeztutako zuzenketaren lehenengo puntua aizue isilduko zarete mesedez

gai zerrendako bigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena banku erakundeek

jabekideen erkidegoetan dituzten ez ordaintzeei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den itxaso jaunak

nada más muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andreak

mila esker mahaiburu andrea eta egun on guztioi iazko martxoko eztabaida baten segida da gaurkoa eta orduan bezala funtsean eta gauza gehienetan bat gatoz

orduan eta orain uste dugu finantza erakundeen jarrera onartezina dela auzi honetan eta inork ez badu bere jabe izatearen ondoriozko betebeharrei aurre egiteko arazorik hauek direla finantza erakundeak direla uste dugu alegia horregatik uste dugu onartezina dela komunitate gastuei aurre ez egitea

askotan etxe atarian ordaindu beharrekoetara begira zorretan izateak beste etxe jabeei eta orokorrean talde interesari zenbateko kaltea

izango dira makina bat etxe jabe gastu hauei aurre egiteko ezinean ibiltzen direnak eta hala ere duten betebeharrari muzin egin gabe beste nonbait estutzen direnak

ordaindu ezinean dabiltzanak beste batzuk aurpegia galanta dutelako uko egingo diote bere egitekoa denari denetik izango da han eta hemen

lehengoan nekez ordaindu ezin dutenen multzoan alegia bigarrengoan

zeren diru faltarengatik behintzat ez da izango gure ustez beharrezkoa da hau gertatzen ari dela salatzea

baina baita ere salatzearekin batera bestelako presio neurri batzuk ezartzea areago joatea

finantza erakundeak zorretan egoteagatik gizon emakume asko miseria gorrian diren bitartean eta gu guztion poltsikoetatik dirutza beraien zorra kitatzera bideratu dela jakinda edo eta urtero kaleratzen dituzten irabazi balantze positiboak publiko direla jakinda eta edozeinek errealitate hori ezagutzen dugula jakinda beharrezkoa da beraz neurriak hartzea eta gaur

izan ere iazko eztabaidan zalantzan jartzen zen finantza erakundeen zorraz hitz egiterakoan benetan

eta beraz aurrena aztertzeko beharra ikusten zen batzuk uste genuen orduan ere neurriak hartzeko tenorean geundela gehiago itxaron beharrik gabe

orain gehiago atzeratzeko datuek orduan esandakoei indarra eman besterik ez dute egiten

bere zioan finantza erakundeen berankortasuna bataz beste estatukoa baino altuagoa dela esanez baina kopurua bera ere ez da gutxiestekoa

ehun eta hirurogei milioi ziren bi mila hamairurako orduan oraindik urtea amaitu gabe zegoelako mila bederatziehun izatea espero zen datuarekin batera

bataz besteko pisua finantza erakundeen berankortasunarena esanguratsua dela eta hori gutxi ez eta joera gainera handitzekoa zela esaten zigun

kopuru horren igoeraren zergatia legoke eta puntu honetan etxe bizitzako behatokiak ematen duen beste datu bat ere gure ustez aintzat hartu beharrekoa da eta zerikusia du ez hainbeste finantza erakundeek beraiek duten jarrerarekin

prozedurekin askok ez dutela horrela dio txostenak ezagutzen

eta behin prozedura abiatuta ordaindu beharreko gastua handia izan ohi dela informazioa ematea ezjakintasuna ekiditeko inportantea da oso baina horrez gain zein bide

egin beharreko ordainketa oztopo izan ez dadin beharrezkoa da jatorrizko proposamenean jasotzen den lehen puntu hori egokitzea alegia jabekideen erkidegoak azken kontsumitzaile

ez baitute izango eta datuei erreparatu ezkero finantza erakundeen zorrak duen eragina

lehen etxebizitzaren gaineko zorra izaten dela nagusiki jabetza horizontalari buruzko legean beste hainbat aldaketa egitea ere garrantzitsua litzateke egoera bideratzeko

ez ordaintzeei erantzuteko egokitzapenak egitea egia da guretzat idatzita zegoen bezala ez zela nahikoa horregatik egiten genuen zuzenketa bat gauzak argiago esan nahian akaso modu osagarri modura ere zeren hemen oraintxe itxaso jaunak argitu digu

ez soilik jabe komunitateei aukera ematea bost urte erreklamatu ahal izateko

etekina hartzen du beste ezer baino gehiago irabazi egiten du operazio horretan beraz irabazi horretan har ditzala ere

gerta litekeelako komunitatea eskatzera doanean epaitegietara bankuak etxea eskuratu duenetik bost urte pasa ez izana baina jabeak

obligazio hori izan zezaten hori argi esan nahi genuen beraiek ere bost urte horiei aurre egin behar izan zezaten

bat gatoz beraz ez da hau oztopo guretzat proposamen honen alde egiteko baina gure ustez bai zen inportantea hori argi geratzea alegia ez dezala etxea bereganatzen duenetik hartzen duela kuotak ordaintzeko derrigortasuna ez dezala hori aitzaki bezala erabili nolabait ere komunitatearekin aurreko jabeak zuen zorraren parte bat ez kitatzeko eta bankua ordainketaren parte bat saihestera iristeko modurik izan ez dezan alegia

mugatu ezin eta egoera bere horretan puska batean aldatuko ez denez

eta ez dut gehiago luzatuko nire partehartzea jatorrizko proposamenaren hiru eta lau bost eta hiru lau eta bost puntuekin proposatzen den moduan egitearekin bat gatoz beraz

bat gatoz egiten den proposamenarekin mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den urkola jaunak dauka hitza

sailburu legebiltzarkideok egun on gaiari ekiteko egokia iruditzen zait proposamenaren

aurrekariei eta gaurko legez bestea justifikatzeko erabilitako

zenbait puntu gogora ekartzea idatzian esaten da nola joan den martxoaren zazpian legebiltzar honetan entitate finantziarioak jabekideen komunitateetan

gaur proposamena aurkeztu eta bost hilabete beranduago eta

joan denean berriro ere urgentziako gaiarekin gatoz baina hau ez da kontu nagusia

egia da baina ez zen horretan gelditzen bankuei berehala ordainketak egiteko eskatzen zien eta

praktikoena zen kontua ere eskatzen zion

eusko jaurlaritzari eskatzen zitzaion jabekideek zorrak eskatzeko orduan jarraitu beharreko bide

hau zen testuak literalki jasotzen zuena eta proposamenaren muina ere bai

gaurkoan ere gure planteamendua berdina da salatzen dugu jabekideen elkarteetan beraiek

entitate finantziarioak jarrerak eta berriro eskatzen diogu ordainketak berehala egin ditzala

ordea jaurlaritzari ere eskatzen diogu orain arte egin duen bezala bizilagun programaren bidez jabekide elkarteei

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak

erantzunen txandara pasatuz sozialisten ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

itxaso jauna eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

mila esker egia esan hasieran ez neukan hitza hartzeko asmorik besteak beste

baina egia da egin direla hausnarketa batzuk niri ere zer hausnartu edo zer mahai gaineratu eman didatenak eta nik ere ez dut iazko eztabaida ekarriko ze orduan fondo horri buruz pentsatzen genuena

bizpahiru erreflexioak dira norbanakoak etxe bat erosten dionean beste bati

egiten duen tratuan eskaintzen zaiona bere aldeko den edo ez den finantza erakundeek etxea asko eta asko lortzen dituzte beste modu batetara lortzen dituzte kreditu bat ordaintzen ez delako eta bidean ateratzen duten etekina ikaragarria da

zorra bereganatu egin beharko lukete eta ez dut uste bi errealitateak nahastu nahi izateak

norbanakoen errealitatearekin nahastea eta

uste dut denok gure etxean bizi garenean edo gure etxe atarian bizi baldin bagara ni horrela bizi bainaiz beste bizilagun batzuekin jakiten dugula guk ere

bereizten zein den gure bizilagun batek daukan zorraren arrazoia eta batzutan nahiz eta komunitateari sekulako triskantzak eragin badakigu neurtzen zorraren aurrean begirunez jokatu behar dugun eta malgu

eta uste dut edozein etxe komunitatetan oso jende arrunta bizi denean

alegia guztietan aberatsena izatea ez dela onargarria beraz uste dut pertsonok badakigula ere hori bereizten eta badakigula ere errealitate guztiak ezin direla

besteekiko eta errealitate arruntekiko izan dezaken eraginaren baitan gauzak proposatu guk behintzat ez dugu horrela ikusten eta uste dugu eta aspaldi esan dugu hemen finantza erakundeei eskatu egin behar zaiela exigitu ere bai eta estutu ere bai zeren normalean bihozgabeak dira

etxe bizilagunen artean beste parametro batzuk ere zorionez oraindik izaten dira eta ez dira bakarrik hauek izaten eta nik portzentaien eztabaida horretan zeren helburu berberera zioan portzentaiak erabiltzearena ez naiz sartuko bakarrik txostenari begiratuko diot eta txostenak ehuneko hamazazpi horretan zentratu baino honek

hartu duen pisuaren garrantzia azpimarratu egiten du beraz

legebiltzar honetan daramadan denboran finantza erakundeekiko

nolabaiteko ez dakit ze beldur dagoen nik gauza bat diot zorrak kuantifikatu

zorra ebaluatu badaiteke nola ez da posible zordunaren zerrenda egitea nik galdera hori utziko nuke airean zaila da zorra kuantifikatzera iristeko gaitasuna izatea baita ebaluatzera kualifikatzera eta egitera eta zerrenda ez da egingarria

ekuazio hori ez duela oso ondo ulertzen mila esker eskerrik asko

mistoa maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak urkola jauna zurea da hitza

eskerrik asko egia da estudioak diona dio

begiratu ezazue nola dagoen azterketa hori eginda aproximazio batzuk dira

dauden kolegiatuen ez dakit zenbateko kopuruaren arabera atera direnak eta

baina hortik banku bakoitzak dituen kopurua jakitea aldea dagoela bai eta ez dizut besterik erantzungo zeren hasiera batean egin duzun diskurtsoarekin

bere egunean orain dela urtebete nik egindakoari oso gertutik jarraitzen ziola

urkola jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testuaren

euskal sozialistaren jatorrizko testuaren bigarren puntua zuek daukazue emendakin aldatzeko emendakina daukazuelako bigarren puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamazazpi bai

hogeita bat abstentzio ondorioz bigarren puntua ez da onartu jarraian eh bildu taldearen aldatze zuzenketa bozkatuko dugu bigarren puntu horri

hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez bat abstentzio enpate dagonez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testuaren gainontzeko puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai hogeita hamazazpi ez

testua gainerako puntuak gai zerrendako laugarren puntua mozioa laura mintegi lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskaltelen lurraldearekiko atxikimendua bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mintegi andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideak euskalteleko ordezkariak

mozio hau eragin zuen interpelazioan galdetzen genion lehendakariari ia ze lan bermatuko duen jaurlaritzak euskaltelen atxikimendua lurraldearekiko eta tapia andreak eman zigun erantzunak ez gintuen batere

sailburua enpresaren egoera osasuntsuaz mintzatu zitzaigun eta horrela justifikatzen zuen jaurlaritzak ez izatea partaidetzarik enpresa

ordutik hona hilabete bat pasatu da eta hiru egun eta egoera

greba mugagabe baten bezperan gaude eta aurreko grebetan gertatu ez bezala oraingo honetan sindikatu guztien babesa du

egia da alde batetik tapia andreak esaten zuena euskaltel oparoa da hori egia da alde batetik badauzka telefonia mugikorrean

linea bakarrik bi mila hamairuan euskeratu ditu bost urtetan pasatu da hogeita bederatzi milioiko irabazietatik

baina egia da nahiz eta irabazi duen langileen soldata igo egin dela bakarrik

esaten dugun bezalaxe azken irabaziak handiak izan dira alde horretatik argitu behar dut gauza bat eta espero dut tapia andreari zuzentzea aurrekoan eduki zuen okerra berak esaten zuen irabazietatik ehuneko bederatzia inbertsioetara doala

ez dira berrogei hogeita hamabi dira eta gainera ez doaz irabazietatik

aurrikusita aurrekontuetan beraz argitu beharko litzateke irabazi horiek berrogeita zortzi milioi horiek non sartu diren edo zertarako erabili diren

gutxiago izan da eta beste partida batean zegoen aurrikusita

egin izan dute lan euskaltelentzat eta egun ez dira heltzen

aurre jubilazioak batetik baja inzentibatuak bestetik kontua da gutxi gutxinaka pixka pixkanaka gutxitzen joan izan dela langileen kopurua

baina gehienak egin izan dira diru publikoaz beraz euskaltel egia da erreferentziazko enpresa da

erkidegoan eta hemen erkidego honetan badauka presentzia bat aitzindaria da erreferente bat da nola ulertzen da hain basatia izanda sektore hau eta lehia

beste enpresa batzuek daukatena euskaltelek baino hogeita hemezortzi aldiz gehiago fakturatzen dutela telefonikak esate baterako edo hemezortzi aldiz gehiago

errealitatea da hemengo erakundeek saldu dituztela bere partizipazioak

hain zuzen ere ad hoc sortutako enpresa bat egun

eta kapitala ipar amerikakoa eta italiarra eta enpresa honek

euskaltel zatikatzea frakzionatzea haustea zatiak egitea eta apurka apurka saltzen joatea lehenengo fase batean hogeita hamabost langile

eta epe laburrean beste ehun eta berrogei hau da ehun eta laurogei langile gutxiago

heren bat kanpora badoa horrek eragin zuzena daukala gelditzen diren langileengan hau da ez da beharrezkoa hainbeste pertsona

harremanetarako baldin badoaz langileetatik heren bat

gelditzen zaiona da ere bat edo ere baten mehatxua argi eta garbi euskaltelen jabeek

handia dute eta galdera bati erantzun behar diote argi eta garbi hain ondo doan enpresa bat zergatik sartzen da langileak kanporatzeko dinamika honetan eta ondo doala beraien gerenteak berak esaten zuen

telefonia finkoan euskaltelek eusten zion kopuruari

gauza bera gertatzen zen banda zabalean eta telebista ordainduan eta mugikorretan euskaltelek ehuneko batean egiten zuen bitartean beste konpainiek telefonikak esate baterako ehuneko zero koma zazpian egiten zuen behera

apustu egiten ari da teknologia aurrerazaletan eta

bere barne komunikatuetan adierazi egiten du enpresa

enpresa gorantza doala eta enpresak badaukala nola egin aurre dema teknologikoei egoera hori baldin bada

eta enpresa ez dira muebleak enpresa ez da eraikina enpresa langileak dira aspertuta gaude ikusten eraikin hutsak gure herrietan

ez direnak noizbait enpresa izandakoak eta gaur egun enpresa ez direnak

ez dago enpresarik gure

kutxabankentzat zer da estrategikoa lehengo egunean tapia andreak esaten zigun kutxabankek izanda ere ehuneko bata akzioetan

eragiteko parte hartzeko eta gure galdera da zer da estrategikoa

sare osoa musutruk ematea enpresa erakargarriago egiteko estrategikoa izango da orain ere

akzionistentzat erakargarriago egiteko sakrifikatzea langileak enpresa

izateko balizko erosleen eskuetan hori da estrategikoa

ez da bakarrik dirua saltzea horrekin batera joanda

hau da hemen metatutako jakinduria ere joan da horrekin deskapitalizatzen ari da ekonomikoki humanoki

transakzionalaz dezepzio handia hartu dut batetik alderdi baten gezurrak batu izan direlako beste alderdiaren ezintasunaz eta azkenean gelditu den zuzenketa hori

batzuen ahulezia eta besteen koldarkeria ez da apusturik egiten euskaltelen alde inolako apusturik ez da egiten

saltzen ari da herri honen erreferentea eta enblematikoa den enpresa bat eta beste behin ere ikusten dugu alderdi jeltzaleak

sakondu eta areagotu egiten du langabeziaren eremuan

kopuru horri beste kopuru bat gehiago gehitu nahi dio eta beste alde batetik

amore eman du aintzat hartu du externalizazioak egongo direla

patua fatalitatea eta konformatu egiten da ahalik eta hoberen ateratzen langile horiek enpresatik hau da ostikada ahalik eta suabeena izan dadin eta benetan dezepzionantea da

eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den reyes jaunak dauka hitza

gracias señora presidenta egun on guztioi señora mintegi

egun on berriz ere mozioaren zioak honela dio

lurraldearekiko atxikimenduari buruz egindako osoko bilkuran ekonomia garapena eta lehiakortasuna sailburua arantxa tapia otaegi andreak emandako erantzunak nahikoa ez direla konbentzituta osoko bilkurak honako testu hau onartzea proposatzen du

zio hau irakurri eta lehenengo momentutik konbentzituta nagoela gaur ere mintegi andrea nik ez zaitudala konbentzituko batetik

tapia sailburuak esandakoarekin konbentzitu ez baldin bazara nik esandakoak

eta bestetik galdera edo interpelazio bat egiten duenak nork bere burua konbentzitzeko nahita nahiezkoa delako gutxienez entzutea eta horretarako borondatea izatea eta susmoa daukat kasu honetan beste askotan bezala berdin diola zer esaten den eta berdin diola zer egiten den

gai honi buruz galdera interpelazio eta bestelakoetan entzuten zaituztedanean

orain arte euskaltelek gauzatutakoa lortutakoa eta horretara iristeko hartutako erabakiak egokiak izan direla nire konklusioa da nahiz eta zuzenean aitortzen ez duzuen zuek erabat ados zaudetela euskaltelek orain arte jarraitu duen proiektuarekin

arlo askotan gertatzen den bezala lortutako ongizate ereduari mantentzea

aitortzen duzue egoera honetara iristeko momentu bakoitzean hartu izan diren erabakiak zuzenak eta egokiak izan direla erabat kritikatzen duzuen eredua orain defendatzen duzuen errealitatera ekarri gaituen eredua dela eta momentu bakoitzean hartu diren erabakiak hartu behar zirenak zirela eta noski

onartuko didazu curriculum horrek orain gobernuak garatzen duen ereduak eta horretarako hartutako erabakiak eta dituen jokabideak gutxieneko konfidantza eskaintzen duela

azken urte luze hauetako eredu bera da hori bai egungo egoerara egokitutako erabakiak hartzen dakiena

baduela batez ere talde bakoitzak eskatzen duena eta

izaterakoan eta garrantzitsua ere inork inori ezer leporatu aurretik kontutan hartzeko

nahiz eta neurri handi batean sailburuak esandakoa errepikatzea izan euskaltelen inguruan berak eginiko zenbait afirmazio eta datu berriro hona ekartzea

baina bai errealitatea gogoraraztea euskaltel beti izan da enpresa pribatua euskaltel enpresa traktorea izan da herriarentzako

gaur egun erkidego autonomoaren lurraldearen ehuneko laurogeita laua zuntz optikoarekin kubrituta dago euskaltelek bere irabazien ehuneko bederatzia

gure ogasun sistemara euskaltelek bere sareetan bi mila milioi euro baino gehiago inbertitu ditu

egin dituzte beraz efektu traktore hori datu horiekin ikusten da gutxi gorabehera urtero berrogei milioi euro hogeita hamabi milioi euro berdin dio zein partidatatik inbertitu egiten dira

bat koma hiru milioi zerbitzu ematen ditu urtero urtero hazten doa eta euskaltelen euskadirekin duen konpromisoari esker euskadi banda zabalaren kontzentraziotik gehien duen erkidegoetakoa da eta agenda digitalaren helburu guztiak bete ditu telekomunikazio kontuetan europako

eta hona iritsi da lehen esaten nuen moduan gobernuak azken urte luze hauetan izan eta garatu duen ereduarekin kasu honetan mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpiko amaieratik aurrera telekomunikazioen sektorea euskadin garrantzitsua zela ikusi zen eta bultzatu behar zela erabaki zen hau horrela izanik eusko jaurlaritzak

beste kasu askotan egin duen bezala lan egiteko eredu bat bezala behin enpresak bere norabidea kontsolidatu duenean guztionak diren errekurtso horiek hartu eta beste enpresa batzuetara bideratzen dira eta era berean jokatu du

norabide eta jokabide okerra dela emaitzak hor dituzu lehen esaten nuen bezala zuek orain horrenbeste defendatzen duzuen ongizate gizartera goraipatzen duzuen

emaitzetara ekarri gaituen politikak eta ekarri gaituen eredua eta aurrerantz begira ere planteatzen ditugunak dira garaiko

bere jarduera gauzatu ahal izateko beharrezko dituzten baldintza eta kontestua sortze aldera lan eginez enpresatik gertu egonez enpresatik gertu behar duen laguntza eskaintzeko zer eta nola egin behar duen esateko botere publikoetatik pertsonek enpresak gizarteak zer egin behar duen bere kabuz ez dakiela pentsatu gabe

esaten nuen bezala unean unekora egokituz eta une honetan euskal enpresak munduan kokatuta egotea inoiz baino garrantzitsuagoa da euskaltelen kasuan are garrantzitsuagoa aldaketa teknologikoak abiadura ikaragarriarekin gertatzen dira arloko enpresak ezinbestekoa dute merkatuaren abiadura era egokitzea

eta lehiakorragoa izan dadin itun eta aliantzak ezinbestekoak dira ziur gaude hau dela bidea sektoreko enpresa traktore izaten jarraitzeko gure lurralderekiko atxikimendua mantenduz mundura zabaltzeko

eta era horretara sektorean inguruko enpresetan enplegua sortuz beste kontu bat da

lan harremanen kontua planteatzea agian errazena gaur hemendik langileei tribuna honetatik arazo guztia ez dakit zeren ondorio dela esan guztia ez dakit nori leporatu eta beste norbaiti hori bai beste norbaiti arazoa konpontzeko ez dakit zer

egin behar duela esatea litzateke baina pentsatzen dugu hori ez dela zintzo jokatzea nola ez gai honetan lehenengo euskalteleko langileei beraien egoerak sortzen digun kezka adierazi nahiko genioke

langile eta langabetu guztien egoerak sortzen digun moduan esango nieke ere garbi dugula lehen aipatu dudan ereduan euskal gizartea eta bertako pertsona bakoitza

horregatik agintzen diegu lanean jarraituko dugula orain arte moduan herri honetako enpresa eta langile guztiek ahalik eta baldintzarik egokienetan eta modu duinenean beraien jarduera lanak egin ahal izateko beharrezkoak diren baldintza eta kontestua

hori bai inori nola antolatu behar duen edo zer egin behar duen esan gabe honaino ekarri gaituen ereduarekin aurrera jarraituz hau horrela izanik eta

nola ez egoki ikusi enpresa eta langileen harremanetan betiere ez bati ez bestari zer egin behar duen esan gabe beraiek direlako enpresa bizi mantentzeko

kalitatezko enplegua eta enplegua mantentzearen alde egoteko horregatik mantendu edo adostu dugu enmienda hori eta amaitzeko eta berriro ere

hemen batzuei gutxi gora behera enpresak hemendik bidaltzea lurraldetik kanpora bidaltzea esaten zaigun honetan bai adibidetxo bat jarriko nuke aprobetxatu zuk ere tribuna honetatik noizbehinka kasu honetan ez didate kalean galdetzen oraindik baina

aurreko batean gipuzkoako enpresari txiki batek bi mila biztanle inguruko batean dagoenak esaten zidan zer moduz galdetutakoan jo

enpresak gurpilak ez dituelako bestela alde egin nuen eta esan nion ze sistema fiskalarengatik eta uf hortaz hitz egin neike baino ez ez duk hori arrazoi nagusiena gipuzkoan

enpresariak guztiaren errudun gara eta giro hori sortu besterik ez da egiten beraz hemendik atera nuen konklusioa da lurraldetasunari eta enpresak hemen mantentzearen alde eta enpresak dirua bakarrik ez dutela kontuan giro bat sortzea eta enpresei merezi zaien

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

jaurlaritzak eajk eta kutxabankek daukaten politika euskaltelekiko behin eta berriz entzuten ari gara enpresa pribatua dela

pribatu horrek jaso du diru publikoa eta bere jabeak dira sasi publiko pribatua den entitate finantziero garrantzitsua garrantzitsuena hemen daukaguna aurrera ateratzeko eta ukatzea harremana kutxabanken eta eajren artean hori da

ukatu nahi izatea errealitatea batez ere ikusten dugunean kontable bat pasatzen dela zuzenean sabin etxetik

zuzendaritzara eta hori hala da harremanak zuzenak dira

eusko jaurlaritzak badauka zer esana eta alderdi nazionalistak badauka zer esana eta baldin bada egia beto eskubide hori daukatela ehuneko bata daukatelako orduan pentsatu behar duten lehenengoa da zertarako erabiliko duten beto hori

eajrentzat hemen euskalteli dagokiola zeuentzat benetan zer da estrategikoa eta bigarrena

aurretik hartu zen akziodunen akordio bat berdin berdin aldatu daiteke beste akziodun batzuk daudenean berdin berdin zeren momentu honetan eskuen artean daukazuen bakarra da ehuneko bat horrek permititzen dizuela

erabaki estrategikoetan baina noren artean dago hartuta akordio hori eta zer nolako akordioa hartuko da sozioak aldatzen badira

ematen zaigun kutxabanken eredua da hiru zazpi hori da eredua hiru zazpi hogeita hamar hirurogeita hamar

nahikoa dela ehuneko hogeita hamara edukitzea kontrola edukitzeko oso erratuta zaudete oso erratuta zaudeten bezalaxe señor reyes

eskerrik asko euskal sozialistak taldearen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

mintegi andrea zure diskurtsoa hiru laurdenetik gora beste

puntu bat inportantea iruditu zaidalako batez ere zure erreflexioan

eta nik ere etxean euskaltel daukat eta mobil partikularrean ere bai besteak esan dute eta

eta onartzeko nire kasuan gutxienez

sentimendu hori badagoela baina baita ere zerbitzu on bat ematen duelako

matizazio bat terminoekin uste dut garrantzitsua dela inor ez nahasteko kaleratze zenbait termino bere mailan erabiltzea

alderdiei egitekoa eta ez dut uste ez polita ez eta hor inbertitutako inbertsioetako eta irabaziak non dauden eta ez dauden

gizarteari inongo mesederik egiten dienik baina

enpresak pertsonak direla horrela delako eta guk horrela ulertzen dugulako eta horrengatik defenditzen ditugu eta babesten ditugu hemengo enpresak enpresen bidez pertsonak ere babestu nahi ditugulako eta hemengo pertsonak babesten ditugu enpresak babestu nahi ditugulako eta lehen jartzen nizun adibidea bide horretatik zihoan nik gipuzkoako azkeneko urtea errebisatu dezaket nik esaten nuen interbentzioan eskatuko nizuke herri honetako azkeneko hogeita hamar urteak errebisatzea errebisatzea eta

zer egin duen jakitea batez ere badakizu legez ezinezkoa den doble inposizio horietan nola aplikatu den zenbait kasutan eta bukatzeko esan duzun beste kontu batekin

gaur egun enpresak ziurrena elastikoa beharko dute eta gorrak sendoak eta euskaltel seguru nago bide horretan orain arte bezala jarraituko duela besterik

eskerrik asko urkola jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu mintegi lakarra andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogei ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

egindako legez besteko proposamena euskal administraziorako enplegu publikoko plan bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den mendia andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

guztioi enpleguaz hitz egiterakoan ezinbestekoa da enplegu publikoari merezi duen garrantzia ematea administrazioa

izan behar da bai kalitatezko enplegua sortzerakoan bai kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzerakoan baieztapen horretan ematen du logikan nagusitzen dela baina baieztapen hori hankaz gora uzten da berez krisiaren ondorioak areagotzen diren bitartean logikak dio gero eta pertsona gehiago dagoela larrialdi egoeran

bertan logikak dio edo esan beharko luke ondorioz zerbitzu publikoak indartzea ezinbestekoa dela egoera horri administraziotik aurre egiteko era eraginkorrean aurre egiteko ere alegia zerbitzu publikoaren sistema sendotzea beharrezkoa da baina logikaren katea apurtu egiten da puntu horretan eta hain justu

murrizketa kronikoak eta emaitza nabarmena da arazoa areagotzea gure

hainbat aldiz adierazi dugu pribatizatuak edo kanporatuak dauden

administrazioak bere gain hartu beharko lituzkeela administrazioak enplegua sortzerakoan motorra izan behar dela eta hori horrela izateko hainbat ekimen aurkeztu ditugu ganbera honetan horrela egin genuen hiru aste eh bilduk aurkeztu zuen ekimen bat eztabaidatu genuenean proposamen zehatzak egin genituen zerbitzu publikoak indartzeko eta horrekin batera

baita ere hutsik geratu diren lanpostuak ez amortizatzea langile

lehenengo egunetik bere soldataren ehuneko ehuna ordaintzea eta abar baina ekimen hori ez zen aurrera atera antza uste duzuelako horrek ez duela balio kalitatezko enplegu publikoa sortzeko eta krisi garaian zerbitzu publikoak indartzeko

bereziki harrigarria iruditzen zaigu eta horrela esan behar dugu

gobernuarekin enplegu plana adostu zenutela ulertzeko zaila da enplegu planaz egin zenuten salmenta alegia zuek egindako esfortzuari esker atera zen aurrera enplegu plan hura eta orain

iragarri zenuten enplegu plana alboratzen duzue beste enplegu publiko plan bat eskatzeko zer da sinatu zenuten enplegu plana bi plan egin behar ote dira eraginkorrak izateko enplegu plan orokorra bata eta beste administrazioari zuzendutakoa

integralak izan behar dute eta gainera indar berezia jarri behar da administrazio publikoak kalitatezko enplegu publikoa sortzeko

ekimena ez da batere zehatza ez du zehaztapenik

puntuak aipatzen duen filosofi parte batekin alegia egia da administrazioaren plantila gaztetu egin behar dela

kontuan izan behar dugu gazteagotze horrek eragina izango lukeela gazteen langabezi tasan gaur egun ehuneko

jaistea eta zer egiten ari da justu kontrakoa eta bigarren puntuari dagokionean

puntu horretan aipatzen diren enplegu publikoaren eskaintzak edo epeak egitea ondo dago nola ez

enpleguaren kalitatea hobetuko lukete eta enplegua egonkortuko litzateke baina epe horiek ez dute ez enplegu berririk sortuko

berreskuratuko ere ez hasieran adierazi dudan bezala

azken bolada honetan administrazioan murrizketak egon dira bai enpleguan bai zerbitzu publikoetan ondorio zuzenak izan dituen murrizketak eta honekin batera eh bildurentzat garrantzi handiko ideia aldarazi nahi dizuet beste behin ere hau da ozen salatu behar dugu

dira gizartean baztertuen daudenak alegia zerbitzu jakin horiek izateko sare pribatura joan ezin direnak era berean emakumea bi aldiz kolpatzen da murrizketak daudenean zerbitzu publikoak murrizketak sarri zerbitzu horiek zama familien gain uztea dakar eta zehazki emakumeen gain

emakumeen bizkar zuzenean eragiten du emakumeen ongizatean lan kargan emakumeen bizitzak gero eta zailagoak dira gero

gero eta menpekoagoak gero eta lotuagoak adibidez

nor zainduko ditu pertsona horiek zein baldintzetan

eta beste hamaika adibide jar genezakeen erakusteko zerbitzu

eskubideen galeran eragiten dakarrela zerbitzu publikoak pertsonen oinarrizko

ezinbestekoak direnez zerbitzu horiek indartzeko politikak egin ditzala eta horretarako beharrezkoak diren baliabideak ziurtatu ditzala eskatzen diogu jaurlaritzari gaur egiten ez duena hain zuzen hori da guk proposatzen duguna aurkeztutako zuzenketaren lehenengo puntuan

eskubideen galera dakar zuzenketaren bigarren puntuan enplegua

kalitatezko zerbitzu publikoak indartzeko eta horretarako orain arte egindako murrizketak bertan behera utz ditzala eskatzen diogu

gobernuak hartu dituen erabakien ondorioz benetan gobernuarentzak enplegua sortzea lehentasuna bada

eremuan berak eskumenak dituen tokian adibidez dekretazoak alboratu ditzala

sektore publikoan enplegua sortzeko hartu daitezkeen beste eskaera zehatzak adierazten ditugu

besteak beste erretiro adina jaistea eta adin batetik aurrera jarduna murriztea

uztea eta azkenik laugarren puntuan eskatzen dugu negoziazio kolektiboaren bideari ekin diezaiola eta zerbitzu publikoak indartzeko eta enplegua sustatzeko aipaturiko neurriak bertara

gure zuzenketarekin proposamena hobetzen delako eskatuko nizueke beste taldeei gure proposamenaren alde egitea besterik gabe
eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea mistoa upyd taldearen